egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gaur fernando buesa eta enrique casas jaunen omenez bi minutuko isilunearekin

gai zerrendako lehenengo puntua galdera kerman orbegozo uribe euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina biogurutzetari buruz orbegozo jauna zurea da hitza

egun on hilabete honen hasieran jakin dugu biogurutzetak biomedikuntzako ikerketaren elitean kokatzen duen akreditazioa lortu duela akreditazio hori

horretarako ikerketa sanitarioko institutu izaera aitortzen dion akreditazio ofizial hori lortzeko

prozedura exigentea gainditzeko eta beraz lehenengo eta behin

akreditazioa lortzea posiblea egin duten pertsona guztiak eta aitortu

osasun sailak hartutako konpromisoa osasun esparruan ikerketa garapen eta berrikuntza sustatzearen alde izan ere darpón sailburuak erantzukizuna hartu zuen

babes eta konfidantza osoa adierazi baitzion biogurutzetari

aurreko legealdian tamalez biogurutzetaren akreditazio prozedurak ezin izan zuen aurrera egin

eraikin handiak aurkeztu bai baina ikerkuntza edukirik gabeko proiektuetan soilik tematzeagatik

ordea zuek hartutako konpromisoari eutsi zenioten eta

carlos hirugarren institutuak ezarritako eta aurreko legealdian albo batera utzitako

esate baterako kanpoko batzorde zientifikoa eratzea institutuaren gobernu organoak osatzea euskal herriko unibertsitatearekin hitzarmena izenpetzea eta abar

pozten gara biogurutzetak ere ikerketa sanitarioko

akreditazioa erdietsi izanaz zentzu horretan zuk egindako adierazpenetan aipatu izan duzu darpón jauna akreditazioak berrezten duela

osasun zientzien aldeko herrialde mailako apustua are gehiago esaten zenuen ikerketaren eta berrikuntzaren alde egindako apustuaren erakusle dela eta gainera biomedikuntzako ikerketaren elitean kokatzeko balioko duela zehaztuko diguzu

mila esker eskerrik asko orbegozo jauna erantzuteko

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna sailburuok egun on guztioi

gaur egun aitorpen hau edukitzea lehen mailako helburua izan du osasun sailak lehenengo egunetik lortu bada pertsona askoren lanari eta ahaleginari zor zaio ezer baino lehen nire eskerrik beroenak eman nahi dizkiet

asmoak ekintzekin erakusten dira zuek bi urte hauetan zehar sarritan erakutsi duzue ez zenutela konfiantzarik proiektu honetan hala eta guztiz ere ordea profesionalen lan

esker eta gobernuak emandako laguntzari esker egia bihurtu da orain dela gutxi asmo

eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera

eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina hiriko proiektuak bete omen zituen helburuei buruz lópez de munain jauna zurea da

hitza egun on arabako fiskaltzak berriki aurkeztutako kereila kriminalean sei lagun salatu

barkatu jarraitu

sei lagun salatu ditu besteak beste diru publikoa desbideratzea egotzita kereilan adierazten da hiriko proiektua batzuek laguntza eta dirutza publikoa eskuratzeko asmatutako plan bat baino ez zela horregatik galdera hau egiten dizut

hiriko proiektuak egoki bete ez zituen helburuak eskerrik asko lópez de munain jauna erantzuteko

lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi hiriko ikerketarako eta garapenerako proiektua da behintzat kasu honetan jaurlaritzari dagokionean eta industria merkataritza eta turismo saila zenak etorgai ikerketarako eta garapenerako laguntzen deialdira aurkeztu zen bi mila hamareko deialdira

azalpenean jasotzen duen moduan helburua zera da proiektu hauetan eta zehazki irakurriko dut sortzen den jakintza berria baliagarria izatea eta horrez gain produktu prozesu edo zerbitzu berriak eta hobeak sortzera

edo patente berriak eta oinarri zientifiko teknologikoa duten enpresa berriak sortzera

hobetzeko lagungarria izanik hauek dira bete beharrekoak proiektu honetan etorgai proiektuetan eta deialdietan eta ez da nire aburuz

eskerrik asko lópez de munain jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

tapia andrea aurretik esan zortzigarrena erretiratua izan dela zortzigarren puntua erretiratua izan da gai zerrendako hirugarren

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina legebiltzarreko akordioek gobernuak errespetatu ditzan

unzalu jauna zurea da hitza eskerrik asko

joan den otsailaren hamairuan harritu egin ginen lortutako akordio baten betetzeari buruz galdetzen zuen legebiltzarkide bati erantzuten ari zeniola

legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on guztioi señor unzalu efectivamente el acuerdo

unzalu jauna aipatutako agerraldian zuzendari nagusiak adierazi zuen prest dagoela zenbait neurri aztertzeko kontseiluak onartutako

zuzendari nagusiak egindako kudeaketa jarraitzea eta kontrolatzea

bertan aurkeztu dira eitbk eskaintzen duen zerbitzu publikoaren bideragarritasuna eta etorkizuneko iraunkortasuna bermatzeko hartu behar diren neurriak

jaurlaritzak eutsi egingo dio bere jarrerari eta babestu egingo dugu kudeaketa ere profesional zorrotz eta garden baten iraunkortasuna kudeaketa horren barruan dago legebiltzar honetan hartutako konpromiosei irtenbidea ematea eta

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua

etika eta jokabide kodeak bere helburuak betetzearen gainean quiroga andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua
galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzako lehendakaria izaten jarraitzeko gauza sentitzen den jakiteko maneiro jauna zurea da hitza

sí eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

ikerketa batzordea martxan jarri zen eusko legabiltzarrean bultzatuta euzko alderdi jeltzalea eta alderdi sozialistak nahiz eta azkeneko hauek azkeneko momentuan abstenitu ez zuten nahi ikertu ezer

sozialistak oztopo guztiak jarri zituzten batzordearen lanak oztopatzeko eragozteko

socialista de euskadi presidentearen txostena gero batzordearen txostena gure ustez motz geratu zen eta horregatik gure zuzenketak eta alegazioak gure zuzenketa eta alegazio guztiei ezetz esan zieten

agertuko den azalduko zen kasuan jakin nahi dugu

laguntzak eta diru publikoa errekuperatzeko jakin nahi dugu ere gobernuak zer egingo duen horrelako gauzak berriro ere ez gertatzeko

erantzukizun hartzen duen gobernuak kasu honetan hau guztia jakin nahi dugu eskerrik asko eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako zazpigarren puntua galdera natalia rojo solana euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina gazteen enpleguari dagokionez eusko jaurlaritzak bi mila hogeirako dituen erronkei buruz rojo andrea zurea da hitza

laurogeita bost milioiko inbertsioa onartu egin dugu bi mila hamasei urtera arte gure helburua da

hau gizarte helburu bat da eta jaurlaritzak adostasun zabalena landuko du lehentasun hori erantzuteko eta honi erantzuteko

enplegua sortzen hasi da eta horretan denok bat egin dezagun aurrerabidean eskerrik asko

lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera diana carolina urrea herrera eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina berdintasun legeari buruz

urkullu jauna berdintasun legeak hamar urte egin dituen honetan

ezarri eta betetzea benetako lehentasuna ahal da eusko jaurlaritzarentzat eskerrik asko urrea andrea erantzuteko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea urrea andrea herenegun bertan izan genuen sail arteko batzordean hala geratu zen finkatuta bi mila hamabostean dagokigu lege horren berrikuspena egitea eta ebaluatzea

dagokiona jaurlaritzari eta jakina lehentasun bat dela jaurlaritzarentzat eskerrik asko lehendakari jauna urrea andrea zurea da hitza

urkullu jauna badaude batetik letra

eta badaude bestetik paperean geratzen direnak tamalez

kontua izaten ari da lege batena baino

handiago du erakunde publikoen barne antolaketan eta koordinazio guneen sorreran aurrerapausoak eman direla ukatu gabe legean aurrikusitako

oraindik aurrerapausoak eman badira eragileen borondateagatik eta sentsibilitateagatik izan da ez legeak probokatuta

ez da ezer egin ari legea gauza dadin legeak

handiko elementuak proposatzen ditu politika publikoak

hau da edozein politika publiko egin aurretik politika zehatz horrek emakumeen eta gizonen bizitzen gain izango lukeen eragina aztertu

neurri zuzentzaileak ezarri potentzial handiko neurria baina hamar urteren ondoren

dagoena erakunde publikoak ez ezik hedabideak eta publizitatea ere interpelatzen ditu berdintasun legeak baina gehienek horietako

abia izaten jarraitzen dute legeari bizkarra emanda baina urkullu jauna gure ustez larriena da euskal irrati telebista publikoa

legearen ahulezian nabarmena da esparru honetan hedabideak eta publizitateak ez dira interpelatuta sentitzen baina jaurlaritzak interpelatzen al ditu

eta botere gunei dagokionez emakumeen eta gizonen partehartzea parekidea behar duela izan jasotzen du berdintasun legea emakumeek baina

egoera da araua eta parekidetasuna salbuespena

betiko moduan emakumeek galtzen jarraitzen dute lanaren banaketa desorekatuta sufritzen lan merkatuan bigarren mailako enplegatu eta etxeko zaintzaile nagusia paradoxikoa dirudi arren

bizitzaren eta ongizatearen arduradun nagusiak ez dute bizitzaz eta ongizatez gozatzeko eskubiderik berdintasunerako legea urkullu jauna ez da tresna eraginkorra izaten ari batez ere legea gauzatzeko borondate politikoa falta delako urtetan gerorako biharko

baina biharko iritsi da eta biharko orain da urkullu jauna eskerrik asko urrea anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru andrea

legearen ebaluazioa egitea egokitzen zaigu eta lehen esan egin dudan bezala dagokigu eta egingo dugu

agertuko zaizkigu eta hori da gure egiteko modua aurrera egin beti ere egindakoa aztertuz eta hobetzeko aldaketak egin behar badira aldaketak eginez duela hamar urte onartutako legea

tresnak edukitzea ezinbestekoa da berdintasunaren helburua gauzatzeko denok dakigu berdintasunerako bidea pausu txiki askoz osatzen dela jaurlaritzak asko eman ditu urrea anderea azken

eta gure jaurlaritzak ere hain zuzen ere honen adierazle bada legegintzaldi honetako berdintasunerako seigarren plana gure plan estrategikoen artean dagoela

bereizi zituela legeak alderdi askori dagokionez adibidez

euskal administrazio publikoetan gaur egun ordea emakumeen eta gizonen ordezkaritza

eusko legebiltzarrean berton batzar nagusietan eusko jaurlaritzan diputatuen kontseiluetan eta toki administrazioetako zinegotzien artean adibidez legearen eraginez nabarmen areagotu dira berdintasuna bultzatzeko egitura espezializatuak eta jaurlaritzan ere

nabarmen ugaritu dira berdintasun planak eta jaurlaritzak badu berea langile gehiago kontratatu da administrazio publikoetan berdintasunaren alorrean aritzeko

ere bai legeak jasotako erronka guztiak bere osotasunean betetzeko asko falta da oraindik bai

propone azken hamar urteetan legeari esker eta erakunde elkarte entitate eta pertsona askoren lanari esker

aurrerapausoak ez dira esparru publikora bakarrik mugatu pribatuan ere eman egin dira nik uste dut azpimarragarria dela gero eta enpresa gehiago berdintasun planean lantzen hiritarrek

eta mobilizatzen dira egoera sexisten aurrean gero eta gehiago isiltzen da emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean asko dagoela egiteko

egiteke dagoela betetzeke dagoela bai garatzeke garatzen ari gara helburu batekin hamar urteko legea

erantzukizunez onartzen dugu lanean jarraitu behar dugula bidea irekita dago jaurlaritzak bidea hasi egin du eta legeak

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak
ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina zailtasunak dituzten enpresen egoerari aurre egiteko indarrean jarri beharreko neurriei buruz casanova jauna zurea da
hitza kaixo egun on guztioi

eta pentsa teorian ados gaude herri honetan

sendo bat behar dugularen ideiarekin teorian behintzat nahi dugu industri sendoa barne produktu gordinaren

balio erantsiagatik eta beste hainbat hausnarketengatik kontsideratzen dugu gure ehun produktiboaren ardatza bihurtu behar dugula edo jarraitu behar duela izaten eremu industriala eusko jaurlaritzak aurkeztu du espreski bi mila hogeigarrena urtean nahi duela

barne produktu gordinaren ehuneko hogeita bostera heltzea

helburu bezala egia esan eboluzioa ez doa norabide horretan guztiz kontrakoa krisi delakoa hasi zenetik datuak dira nahiko negatiboak industria barne produktu gordinean suposatzen duen pisua atzera joan da eta bi mila zortzian ehuneko

ehuneko hogeita bat eskasera heltzen da sei urte hauetan hirurogei mila lanpostu galdu dira arlo honetan ia lautik bat

urtean betetzeko badela gutxi gora behera duela urte batzuk geneukana orduan krisiaren irteeraz mintzatzen denean

gobernuaren helburua badela krisia hasi baino lehen geunden egoeratara itzultzea hemendik bost urteetara eta beno uste dut zehatzak izan behar dugula eta zintzoak izan behar dugula hori onartzean

arazo larriak gaur egun energiaren kostea finantziazio arazoak

ematen ari diren atzerapenak unibertsitatean murrizketa mingarriak eta abar luze bat baina gaur ez gara hona etorri mintzatzera politika industrialaz bere orokortasunean baizik eta politika industrialaren atal batez atal agian bereziki mingarria dena eta da hain zuzen ere desagertzen ari diren edo krisi sakonean edo kinka larrian dauden

garatzen ari den edo garatzen ari ez den politikaz eusko jaurlaritzaren partetik egoera larria da eta pasibitatea gure ustez ez da aukera bat beste datu bat emateagatik metalaren azpisektorean gure industriaren ardatza den azpisektorean

eta sektore horretako patronalaren zuzendariak esaten duen moduan

indarrean dago askotan hemen errepikatu dugun lelo bat edo ideia bat eta da inbertsiorik onena enpleguaren alde da daukaguna defendatzea eta gaur egun zoritxarrez badaude enpresa asko arriskuan daudenak zerrenda luze bat

ondorio latzenak pairatzen ari diren sektoreko langileek eta baita ere euren ordezkariak diren sindikatuek esku hartze publikoa eskatu dute behin eta berriz egoera hauek birbideratzeko eta konponbideak aurkitzeko

enplegua eta industria arloetako politika publikoen arduradun nagusia den jaurlaritzak ez du neurria ematen ez ditu beharrezkoak diren borondatea bitartekoak eta ekimenak bideratzen horren adibide bat aipatuko dut

zaidalako euskal herriko sindikaturik nagusiak halako hausnarketak egitea eta egin zuen iazko azaroan

badaude adibide pilo bat ez naiz gehiegi luzatuko baina bai aipatu nahiko nituzkeela horietako batzuk

gatazkaren harira egindako hausnarketa eta benetan uste dut larria eta ia ia dramatikoa dela gaur egun gauden egoeratan sindikatu nagusiek horrelako

gogoratu zortziehun lanpostu jokoan daudenak horietako gehienak euskal herrian elkarrizketa soziala aldarrikatzen da eta kritikatzen da sindikatuak formula zehatz batzuetan elkarrizketa sozialean parte ez hartzeagatik baina ondo legoke eusko jaurlaritza ere praktikara eramatea elkarrizketa sozialaren aldeko diskurtso hori eta

konpromisoak hartzeko borondatearekin eta laguntzeko borondatearekin sartzea ere azken adibide bat

sindikatuek eta langileek emandako ahotsarekin benetan demostratzeko

lukeelako horrelako larrialdietan dauden enpresen kasuetan

egon beharko luke langileekin eta gure industriaren interesak defendatzen

mugimendu espekulatiboei eta deslokalizazioei aurre egiten dauzkan tresna guztiekin eta errealitate honen jakitun iazko enplegu langabezi eta pobreziaren pleno monografikoan

protokolo bat ezartzeko eskaera eta parlamentu honek eskatu zion parlamentu honi protokolo bat martxan jar zezan

politika zehatz bat edo politika multzo bat edo neurri multzo bat aplikatzeko era sistematiko batean eskatzen genion jaurlaritzak protokolo berezia indarrean jar dezala horretan besteak beste jaurlaritzak bere tresneri eta bitarteko guztiak langileen edota langile batzordearen esku jarriko ditu aholkularitza juridikoa planifikazio estrategikoa laguntza lerroak

egoera aztertzeko eta irtenbideak lantzeko konpromisoa hartuko du

egin du zerbait betetzeko asmoa dauka ekarriko du hona proposamen bat horren erantzunaren zain gelditzen gara

amaitzeko aipatu nahiko nuke kontrako norabidean duela gutxi ezagutu dugun adibidea eta kontrako norabidean esaten dut instituzioak kasu honetan bai hartu dutelako paper proaktibo bat eta bai bete dutela gizarteak beraiengandik espero duen paper aktiboa enpleguaren defentsa hitz egiten ari naiz candyren kasuaz

kasu honetan eskaera eta erantzuna ez da etorri eusko jaurlaritzaren eskutik eta hor ere errepikatu izan dira eusko jaurlaritzari egin zaizkion kritika sindikatuen

konpromiso falta candyren etorkizunarekin eta leporatu diote hori eusko jaurlaritzari horren aurrean

propioa ez izan erabaki zuen konprometitzea proiektu batekin eta

behintzat itxaropen puntu batera heltzeko eta esan dezakegu egindako akordioa

oraindik sinatuta ez egon nahiz eta oraindik ez egon inbertsore bat behin betiko konponbidea emango diona afera honi baina bada arrakasta bat alde guztiak ados jarri direlako lanpostuen aldeko proposamen zehatz eta bideragarri batekin agian proposamen hori

kasurik txarrenean enpresaren amaiera izango da era ordenatu bat eta langileen eskubide guztiak eta baldintza oso onak errespetatuta baina kasurik onenean eta

mantenduko dira lanpostu gehienak bergaran bertan horregatik

sailburuari ea ezagutzen duen kasu hori ea prest dagoen laguntzeko

horrelako planteamendu bat eramateko bestela jarraituko dugu pentsatzen eskuak garbitzen ari direla
eta eusko jaurlaritza ez dagoela betetzen krisian dauden enpresen aurrean eskerrik asko casanova

erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

esaten duzunean ados gaudela eremu industrialak duen garrantzian eta barne produktu gordinean izan behar duen pisuaz beraz hasierako puntua egokia daukagu badakigu krisialdi honetan gogor pairatzen ari direla gure enpresak eta bertako langileak

sendoa iristen ari dela baita ere poliki poliki egia da oso poliki baina iristen ari dela eta datozen urteak berdin mantentzen baldin badira gure enpresak badutela aukera aurrera egiteko egia da baita ere enpresa hauek nekatuta iristen direla prozesu honetara eta

baina horretarako ditugu hainbat eta hainbat tresna eta aipatzen duzunean protokoloa nola lan egin eta abar aipatuko dizut ez dela berria jaurlaritzak betidanik daukala lan egiteko modua arazoetan dauden enpresekin zeren eta arazoetan dauden enpresak ez da krisia gertatu delako

egoera gaia da krisi garaian askoz ere gehiago direla baina ez da bakarrik krisi garaian ematen une honetan jaurlaritzak

alde batetik enpresa zikloak mantentzeko areagotzeko inbertsio berriak egiteko nazioartekotzeko eta abar baina baita ere bideragarriak izan daitezkeen enpresak eta arazoetan daudenak martxan eta mantentzeko

zuek langileengandik oso gertu zaudete baina langileak ez dira

azalekoak hemen egin diren planteamenduak oso gogorrak dira eta badakigu jendea bere lanpostua arriskuan daukanean

potoloa alde batera uzten duela eta bide pragmatikoak baloratzen dituela orduan ez dugu uste horrelako esaldiak

egiten direnik bakarrik ikuspuntu ideologizatu batetik nik uste dut hor zerbait gehiago egon behar duela eta

eusko jaurlaritza ez dela azaldu eusko jaurlaritzaren jarrera oztopatzailea izan dela ez duela ezertan lagundu eta abar luze bat hemen irakurri ditut

badaude nik uste dut hor sakonean egon behar duela

eta nik barkatuko didazu baina kasu honetan sindikatuek esaten dutena eta zuk esaten dutenaren artean aukeratu behar badut zer sinestu

beraien lanpostuekin ez dute jolastuko eta adibide pilo bat dauzkagu zeinetan sindikatuek

instituzio horren proposamenak bideragarriak eta onuragarriak baldin badira

beraz ez dut uste hemen apriorismo ideologiko batetik deskalifikatzen dela eusko jaurlaritzaren politika industriala edo zehazki krisian dauden

benetan hutsune erreal bat dagoelako eta zuek esaten duzue protokolo bat daukazuela baina aipatu ditut adibide batzuk eta gehiago aipatu ditzaket arkema eta beste enpresa batzuk non

protokolo hori aktibatu denik eta hemen ez gaude eskatzen arrakasta hemen badakigu batzutan gauzak egiten direla ondo baina ez direla emaitzak lortzen

sentitu dugu babesa sentitu dugu laguntza sentitu dugu egin dela ahal egin zen guztia eta gero zuk aipatzen zenuen moduan etorri da inbertsore bat edo ez da etorri edo salbatu dugu enpresa edo ez dugu salbatu baina hemen inplikatu gara guztiok eta

instituzioen partetik eta horregatik esaten nuen lehen candyren adibidea edo candyren kasua arrakastatzat jo dezakegula momentuz

eta langileek badakite oraindik bere etorkizuna ez dagoela bermatuta eta galdera asko daudela eta hemen ez gaude sentimenduekin edo itxaropenekin jokatzeko eta esateko hau konponduta dagoela oraindik lan asko falta delako eta inzertidunbre

baina badago aukera bat eta bideragarria da eta inplikatu dira guztiak eta egon da

oso gutxitan ikusten dena herri honetan proiektu bat aurrera ateratzeko

eta hor konprometitu dira langileak eta enpresa komitea udala bera eta aldundia

eta hor sartu da aldundia ikusten zuelako hor ez zela egiten

eta pasibitate eta akzio falta horren aurrean

beste instituzio bat eta instituzio horren inguruan lehen esaten nuen moduan esango da arrakasta izan duela inbertsorea ekartzean ala ez baina ezin izango da inoiz

problemaren aurrean eskuak garbitu dituela eta nik uste dut hor dagoela adibide argi bat eta benetan esaten dizut berriro

protokolo horren objektua eta protokolo horren onurak lortu beharko zituztenak kasu askotan ez kasu guztietan egia da kasu batzuetan arazoa konpondu izan dira baina kasu askotan ez omen dira enteratzen hain gertutik sutsuki lanean ari zaretela beraien interesen alde ordun nik uste dut hor

eta amaitzeko esango dut askotan ematen du zuen papera edo zuen burua ikusten duzuela gehiago

mirar cómo pasa el balón eta guk eskatzen dizueguna da behintzat eskua luzatzea saiatzea gelditzen ezin da exigitu beti asmatzen baina gizarteak konbentzimendua eta pertzepzio handia izan behar duela edozein lan arazoaren aurrean eusko jaurlaritza dagoela

langileen ondoan buru belarri enpleguaren defentsan eta hori da gaur egun existitzen edo perzibitzen
eskerrik asko casanova jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

nire hitzaldi osoan aipatu apriorismo ideologiko edo deskalifikazioen kontra ezer eta ulertzen dut gainera kasu askotan horrelako egoera konplikatuetan horrelako gauzak esaten direla behin baino gehiagotan ze norberak bere lanpostua zalantzan ikusten duenean ba logikoa da horren alde egitea beraz ulertzen dut gainera

kasu batzuetan konpontzen dira eta beste askotan ez dute nabaritzen aldamenean gaudela nik esango nuke orokorrean guk guztiekin lan berdina kasu batzuetan konplikatuagoa da beste batzuetan baino eta agian ez dute hori nabaritzen eta hori azken finean aipatu duzun bezala nabaritzea da eta sentimenduak dira eta ni horren kontra ez naiz joango ez dut esango egiten dugunik edo ez

arazoa konpontzen eta batzuetan arrakasta gehiagorekin besterekin baino eta berriro diot ez guk bakarrik enplegu sailarekin batera

baina benetan berriro joanez aipatu duzun kasura berriro errepikatu duzu candyrena hemen ez duzu aipatu baina bai idatzizkoan gauza bat eta benetan atentzioa deitu dit de verdad

isiltasuna mesedez gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina

bai egun on guztioi eta egun on sailburu andrea

ehun eta hiru mila herritar gizartearen sensibilidade askoz handiagoa ordezkatzen duten

herri ekimen legegile bat mezu oso zehatz batekin fracking ez mezu honekin esaten zigutena da

bitartez gasa ateratzea ez aztertzea ez ustiatzea ez dutela nahi baina

eusko jaurlaritzak indarrean dumomentu honetan euskadiko energia estrategia eta nik dakidala indarrean du eta bertan jasotzen da gas ez konbentzionalaren

alegia sektorea dinamizatu behar dela garrantzitsua dela gas naturaleko erreserbak esploratzeko eta ustiatzeko eskaerak eta baimenak izapidetzeko egungo araudia erabat sinplifikatuko duten ekimenak gauzatzea eta jarraitzen du esaten beharrezkoa dela ere erabat murriztea eta arintzea gaur egun baimen mota horretan erabiltzen diren betekizunak eta epeak bat egiten du sailburuak energia estrategiak esaten duenarekin
zergatik esaten du hau eta ze urratsak ematen ari zareten hau betetzeko eskerrik asko

erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

ganbera honetan dago herri ekimenez etorri den lege proposamen hori eta

eztabaida desberdinak izateko eta guztiz prest gaude bertan lantzeko eta bertan ikusteko zer gertatzen den baina aipatzen zenuen hiru hiru e hogei hogei jaurlaritzaren estrategia eta hori

gobernu kontseiluak onartu zuela eta ganbera honetara ekarri zuela

hori erabat adostu zela eztabaidatu zela eta indarrean dagoela noski eta zuk aipatzen duzun ekimenetaz aparte beste bat ere jasotzen du

bertan esaten du inbertsioak esplorazio zulaketetan

lehen ekintzari dagokionez jaurlaritzak behin eta berriz esan du eta berriro errepikatuko dut defendatzen dugu beharrezkoa dela lur azpia esploratzea jakitea
zer dagoen isiltasuna mesedez bertako energia baliabideen potentzialtasuna

herri txiki bat gara inongo energia iturririk gabekoa gauza oso puntualak ditugu eta beraz beharrezkoa da jakitea zer dagoen esploratzea ezagutzeko zer dagoen erabakiak hartu ahal izateko arduraz jokatzeko noski eta erabakiak zentzu batean zein bestean

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea maeztu jauna zurea da hitza

eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

usteak erdiak ustel izaten dira zuk usten duzuna eta nik usten dudana

baina bi gauza zehazteke bata aipatzen dugunean

inguruan lantzen dugula eta pentsatzen dugula hor aukera bat dagoela ez gara honetaz ari

ibiltzen da dakizun bezala eta enpresa punteroak ditugu euskadin

balbuletara dedikatzen direnak ampo bezalakoak

eta hainbat ditugu euskadin beraz hor badago sektore bat garrantzitsua dena eta jarraituko dugu lanean sektore hori benetan lehiakorra izan dadin

gai zerrendako hamabigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak

lehiakortasuneko sailburuari egina eusko jaurlaritzak hiriko kasuari dagokionez duen jarrerari buruz barrio jauna zurea da hitza muchas gracias

gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina ezkerraldean eta oarsoaldean industria inbertsio emankorrari laguntzeko plan bat egiteari buruz reyes jauna

reyes jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina telelaguntzako euskal zerbitzu publikoaren egoerari buruz arrondo andrea zurea da hitza

enplegu eta gizarte politikako sailburu berriari gaur zuretzat lehen bilkura den honetan sailburuak dakien bezala araba bizkaiko eta gipuzkoako gizarte zerbitzuen legeak agindutakoari jarraituz bi mila hamaikako uztailaren batetik aldez aurretik

telelaguntza zerbitzua pertsona nagusiei zuzendutako zerbitzu hau eusko jaurlaritzak beregain hartu zuen betion izenburuarekin ohikoa bihurtu den bezala zerbitzu publikoak esternalizatzeko daraman politikari eutsi eta zerbitzu honen kudeaketa televida gsr merkataritza enpresari egungo

esleitu zion lizitazio baten bidez ordutik hona zerbitzuak okerrera egin du behintzat abiapuntu bezala bizkaian zegoena kontuak hartzen badugu

zerbitzu osoaren oinarria nolabait hori izan zela bizkaian zegoen

zerbitzuaren kalitatea denbora honetan etengabeko galera gertatu da zerbitzu horretan eta langileen lan baldintzak nabarmen okerrera egin dute gaur

telelaguntza zerbitzuaren eta langileen egoera

direnak legebiltzarrean bi mila hamairuko maiatzean langileen ordezkariak enplegu eta gizarte politiketako batzordean egon ziren zerbitzuaren egoera azaltzen eta hainbat eskaera egiten

jaurlaritzak ez du ezer egin telelaguntzan zerbitzuan ematen diren

amaitzeko zerbitzuaren kalitatea bermatu eta beharrezko kontrola

propaganda bai egin du komunikabideetan agertu izan da aurreko sailburua bereziki aburto jauna sarri gainera zerbitzua goraipatzen beti benetako errealitatea azaldu gabe eta larriena dena dauden

eta bideratzeko neurririk hartu gabe orain ezin zen beste moduan izan langileek aspertuta askotan salatu izan dute egoera lan ikuskaritzara ere jo dute legebiltzar honetara ere bai mobilizazioak burutzen ari dira otsailean

eta martxorako lanuzte gehiago dituzte

soluzio bat lehenago bilatzen baina zein da telelaguntza zerbitzuaren egoera zein da dagoen arazoa langileek batzordean egon zirenean orain dela ia bi urte urte eta erdi baino gehiago

hogeita hamarean ere aurten legebiltzarrera bidalitako dokumentuan egoera berdinean

esaten digute zerbitzuaren kalitatea urratu egin da progresiboki eta langileek eskubideak galdu dituzte jaurlaritzak zerbitzuaren ardura hartu duenetik eta bere kudeaketa

utzi duenetik alde batetik ezarri gabe daude erabiltzaile langile ratioak datu oso esanguratsua da honako hau aldez aurretik bizkaiko telelaguntza zerbitzuan hamairu mila erabiltzaileentzako laurogeita zortzi

orain araba bizkaia eta gipuzkoarako ehun eta hamabost langile inguru dira eta erabiltzaileak hogeita hamairu mila baino gehiago erabiltzaileen

etengabe gora doa eta joango da hurrengo urteetan ere eta langileena langile kopurua urrutitik ere ez da handitu

eta hori benetan lotsagarria iruditzen zaigu instituzio publikoak administrazio publikoa jaurlaritza aitzindari izan beharko litzateke kalitateko enplegua sustatzen hau ere askotan esan dugu benetan horrela sinesten dugulako horrela izan behar delako gure ikuspuntutik

enplegua sortzeko ere benetan esparru batzuetan beharrezkoa delako eta behar delako jaurlaritzak neurriak hartu ditzake eta gaur egun ez ditu hartzen telelaguntza horietako adibide bat besterik ez da eta zerbitzuaren kalitatea zer esan dezakegu ba bi mila hamalauan bakarrik hamar hilabeteetan urtarriletik urrira

erabiltzaile gehiago hartu zituen zerbitzuak bere gain eta behar horiei modu egokian erantzuteko plantila non dago

ez dago horregatik kalitatea ere telelaguntza zerbitzuaren kalitatea kaltetua izaten ari da adibide batzuk langile nahiko ez dagoenez erabiltzaileei egiten zaien deien denbora ere murriztu egin da ia ia bakarrik gelditzen da denbora kaixo zer moduz eta agur esateko

norbait erortzen zenean etxean bi pertsona joaten ziren mugitu ahal izateko eta abar gaur egun gehienetan pertsona batekin nahiko eta soberan bestalde langileen lan baldintzak ditugu

enpresak utzi zion bizkaiko hitzarmena aplikatzeari aurretik eta estatuko hitzarmena hartu zuen oinarri hau ere lotsagarria ondorioz soldata eta lan baldintza ezberdinak ezarri ditu langileen artean

hiru soldata maila eskala daude gaur egun langileen artean gutxienez azken lau urteetan ez da soldata igoerarik izan ez da

aurrekontuetan bi mila hamabosteko aurrekontuetan milioi bat euro gehiago ipini da zerbitzu honetarako hau da sei milioitik zazpi milioira

ea diru hori baita ere diru hori gehitzeak ekarriko zuen salatzen ari ziren egoerarekin amaitzea edo gutxienez pauso batzuk ematea norabide horretan egia esan

ezezkoa pentsatzera eraman gintuen eta horrela izan da hori bai urtez urte enpresak mozkinak izaten jarraitzen du eta hau ere ulergaitza lehen aipatu bezala egoera honi irtenbide bat bilatzeko helburuarekin

egin dituzte guretzat bidezkoak direnak eta hemen errepikatuko ditudanak iruditzen zaigulako bidezkoak direnez jaurlaritzak

hartu behar duela hemen zerbait egitearena telelaguntza zerbitzu publikoaren kudeaketa jaurlaritzak jaso behar du bere gain eta bat gatoz esan dudan bezala eskakizunarekin ez dago arrazoirik

kostuak ez dira txikiagoak kalitatea jaitsi egin da eta langileen lan baldintzak

beraz pausoak eman behar dira norabide horretan eta hori egiten den bitartean jaurlaritzak negoziazio honetan parte hartze aktiboa

bertako hitzarmen kolektiboa edo enpresako hitzarmen kolektiboa bultzatu behar du ezin du bakarrik begirale lana egin diru publikoaz hornitutako

hitzarmen hori betetzea ezinbesteko baldintza bihurtu behar da eta azkenik lehen aipatu dugu ere aurretik zeuden erabiltzaile langileren ratioak ezartzea beharrezkoa ikusten dugula

okerrago oraindik langileen ordezkariei esan die mobilizazioak utzi ez duela proposamenik egingo ezta negoziatuko aurretik ere

aukera ezta denborarik izan urte hauetan eta zer egin du jaurlaritzak beste alde batera begiratu badirudi ez duela zerikusirik telelaguntza zerbitzuarekin eta guk ez dugu jarrera hori konpartitzen inondik inora gogoratu nahi dut ere telelaguntza zerbitzuan lanean dauden langileen multzo handi bat enplegu zentro berezietatik datorrela eta asko hitz egiten da inklusioaren inguruan baina askotan lan harremanetan beste irizpide batzuk erabiltzen dira paternalismoan oinarritutako irizpideak askotan eta hau ere

eta horregatik gure interpelazioa gaurko egunean sailburuari zein neurri zehatz hartuko ditu jaurlaritzak zerbitzuaren kalitatea bermatzeko
eta langileen egoera hobetzeko eskerrik asko arrondo andrea erantzuteko toña jauna zurea da hitza

sailburuok egun on teleasistentziaren pertsonalaren egoerari buruzko datu zehatzak eman aurretik ohar batzuk egin nahi ditut zerbitzuaren kalitatea dela eta belenek

ez dugu uste gobernuak zerbitzu horren gestioa hartu ebanetik horren kalitatea bajatu danik zerbitzuaren kalitatea modu objektiboan neurtu leike

zerbitzu hau hartzen dabenen iritzia zerbitzu horren gainean gestioaren arloa kontuan hartuta

aenor aldetik eta kalitatea ziurtatzen daben agiri batzuk dauke horren artean

arau bereziarena badagoz gainera zerbitzuaren kontrol publikoa egiteko moduak kontratazio publikorako espedientean jarrita dagozanak alde batetik hileroko gestioko txostena

bestaldetik zerbitzu emailearen gestiorako gardentasun instalazioetan sartu leikela edozein aplikazio informatikotan kanpoko enpresa batek satisfakzio inkesta bat

hartzen dira zerbitzu hori emoteko alderdiak osotasunean

pasa den urtean belen andrea puntuazio bikaina lortu zan